egun on guztioi egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

isiltasuna mesedez jakinarazten dizuet hamaseigarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera mikel arruabarrena azpitarte euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina euskadiko parke teknologikoen plan estrategikoari buruz arruabarrena jauna zurea da hitza

lehendakari jauna egun on tapia andrea pasa den ostiralean legebiltzarreko delegazio bat miñanoko parkean egon zen marie curie eraikina bisitatzen eta bertan

hurrenez hurren euskadiko parke teknologikoen zuzendaria eta arabako parke teknologikoen zuzendariak

plan estrategikoak parke industrialen plan estrategikoa azaldu ziguten

garrantzia parke teknologikoen historia mila bederatziehun eta laurogeita seian hasten da gure herrian zamudiokoa izan zen estatuan jarri zen lehenengo parkea

eta zabalkunde handia izan du gaur egun hiru lurralde historikoetan ditugu parke teknologikoak bostehun eta laurogei enpresa dituzte

pertsonak lan egiten dute bertan gainera ehuneko berrogeita hamara formazio

eta gure herrian egiten den ikerketa eta garapenaren ehuneko hogeita hamazazpia

parke teknologikoetan eta gainera bultzatzen den eredu ekonomikoari dagokionez ere oso lerratuta dago

sinergiak sortzearena izan ere enpresa unibertsitatea eta erakunde publikoak batzen dituzten espazioak dira eta oso leku aproposak dira alde batetik ekosistema berritzaile bat garatzeko transferentzia teknologikoa bultzatzeko talentua erakartzeko edota emakumeen

azaleratzeko besteak beste eta hau dena beharrezkoa izango da izan ere martxan ditugun hiru trantsizio potoloetan energetiko klimatikoetan teknologiko digitalean eta baita ere

egon gura du euskadik eta horretarako inportantea da badiot

eta pozarren hartu dugu talde moduan iragarri duzuen inbertsioa

eta indartzeko beraz eta hau behin azalduta galdera egin nahi nizuke alde batetik plan estrategikoa bera baloratzearena eta beste aldetik egingo den apustuak ehun eta hogeita sei milioiko

nolako eragina edukiko duen gure ehun produktiboan eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi arruabarrena jauna aipatzen duzun bezala hogeita bat hogeita lau plan estrategikoa nolabait jarraipena da aurrekoarena bi mila hogei planarena eta kasu horretan

betetze maila dugulako nabarmendu nahi nuke gainera aipatu dituzu bostehun eta laurogei enpresa ditugu parkeetan eta euskadiko enpresen ehuneko bata da baina enpleguaren ia ehuneko zortzia eta ikerketaren gastua ia ehuneko

iristen da beraz bertan ikaragarrizko lan egiten da eta azkeneko lau urteetan enplegua bertan ehuneko

berria eta hiru ardatz nagusi ditu alde batetik hazkunde ordenatuko

eraginkorra izango dena hazkunde hori milioi bat metro koadrotan

azalera handikoa izango da eta bost eraikin berri egingo dira bigarren ardatza euskadiko kanpusetan dauden enpresa eta pertsonei zerbitzu aurreratuak eman ahal izatea eta ekarpen sozialari bultzada bat eman ahal izatea

eman ahal izatea planak betiere kontutan izaten du gure parke teknologikoak

eta zientzia eta teknologia planean agertzen diren lerro nagusietan lan egingo dela

hamar milioiko inbertsioa izango da kontutan izan behar dugu horrek bikoiztea eramango dugula gure emaitzak eta dagoeneko lur horiek parkearenak direnak egingo dena da urbanizatu eta martxan jarri bizkaian

hiru eraikin berri izango dira eta guztira laurogeita bost milioi euroko inbertsioa egingo da zergatik dagoeneko derio eta zamudion dauden parkeei ezkerralde meatzaldeko parkea gehituko zaiolako lau urte hauetan jada guztiz garatuta egongo delako eta zentzu horretan baita ere

aztertuko da eta gipuzkoako zientzia eta teknologia parkean bai miramon bai galarreta inguruan berrogei mila metro koadroko hazkundea izango da eta bertan

bi eraikin berri egingo direla eta zentzu horretan baita ere hondarribiko kanpusaren proiektuaren nolabaiteko bideragarritasuna aztertuko da

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako bigarren puntua galdera mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina larrialdi klimatikoari aurre egiteko politiken porrotaren inguruan otero jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi urkullu lehendakaria egun on

dagoeneko porrot sentsazio bat gailentzen ari da hitz polit asko baina konpromiso lotesle gutxi ez erregai fosilen amaiera inguruan

ez parisko akordioaren garapenean hitz bat gailendu da bertan arrakala daukagu egin behar dena deklaratzen dena sinatzen dena eta gero egiten dena

ataka batean gaude talka norabide batean gaude eta ikusten hasi garen ondorioak ekaitz handi baten tximistak baino ez dira

nazioarte mailan estatu eta presio talde ezberdinen interesek ez dute anbizio maila igotzen uzten baina etxean ere ez gabiltza ondo

zuk larrialdi klimatikoa deklaratu zenuen baina ez dago larrialdi egoera politikarik klima arloan

y ya hace un rato simplemente no reducimos emisiones horregatik iruditzen zait ispiluaren aurrean jartzea dagokizula eta horregatik eskatzen dizut zure politika klimatikoaren

zergatik ez hausnartzea errealismo printzipiotik hau da porrotetik eskerrik asko otero jauna lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on

euskadi aitortua izan da europa ingurumenaren arloan egindako lan onagatik

hala adierazi du europako batzordeak bereziki eremu hauetan jaso dugu aitormena klima aldaketa ekonomia zirkularra hidrogenoaren

bi mila berrogeita hamarerako euskadiko klima aldaketaren estrategia duela sei urte onartu genuena

helburu helburua lortzeko bidea betetzen ari gara hamalau urteetan

hori guztia hazkunde ekonomikoaren testuinguruan eta egun gure emisioak europako batez bestekoaren azpitik daude eta gure ekonomiaren eraginkortasun energetikoaren maila ehuneko berrogei hobetu da

aurrera egiten ari gara baina ez zaigu nahikoa iruditzen
eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna otero jauna zurea da hitza

errepasatu datuak urkullu jauna gure emisioak europar batez bestekotik gora daude

nik pista batzuk emango dizkizut zure analisia osatzeko esango dizut marko eraginkor bat ez daukagula mahai gainean

estrategia klimatikoa eta energetikoak helburu zaharkituak dituzte

aurrekontu klimatikorik ez daukagu estrategia sektorialik ez dago inbertsioen eta azpiegituren azterketa klimatikorik ez dago

dena kontrolpean dagoela irudikatu ordez hobe zenuke egoera bere gordintasunean azaltzea hau da onartzea aurrean dugun erronka kolosalari aurre egiteko ez dela nahikoa gertutik ere orain arte egindakoarekin jarraitzea alderantziz

etxebizitza aisialdia elikadura politikak ohiturak herritar guztiak antolatuz auzolan erraldoi bat eginez eta ez zure auzolan eskema ez da nahikoa garai hauetan ez da nahikoa

askoz gehiago behar da klima aldeko kontratu sozial bat behar dugu denok dugu zerbait esateko erantzukizunak gure gain hartzeko eta erronka

eta ez makillaje kontablea datozen belaunaldiak begira ditugu eskerrik asko otero jauna lehendakari jauna zurea da hitza

iragan urrian onartutako trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren plan berriak

eta plan horretan helburu berri bat ezarri dugu berotegi efektuko gasen emisioak ehuneko berrogeita bosta murriztea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

bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina lan eta enplegu sailaren programa berriei buruz eta haiek

eskerrik asko rico jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

lanbide lan egiteko modua aldatzen ari da erabiltzaileek langileek eta legebiltzar honek eskatzen duten zerbitzu publiko hori izateko

legealdian luzatuko den prozesu bat baizik eta egiten ari garena da pieza guztiak batera mugitzea errazagoa litzateke proiektu bakar batera mugatzea helburu labur eta epe finkorako baina ez zaigu ezertarako balioko langile prestatuak bulegoak prest eta egitura aldatuta egotea lortzen ez badugu legealdiko lehen minutuan hasi genuen prozesua da eta atzo bertan administrazio kontseiluan onartu dugu gizarte eragileek eserleku duten lekuan

en el eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea gai zerrendako laugarren puntua galdera jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
bi mila hogeita biko aurrekontuen lege proiektuari buruz hernández jauna zurea da hitza

creo que es un punto de inflexión notable eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna hernández jauna zurea da hitza

benetako inflexio puntua hernández jauna izango litzateke zuek aurrekontuen proiektua babesten laguntzea asmo handiko proiektu bat planteatu dugu soziala
inbertitzailea eta eraldatzailea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera
carlos iturgaiz angulo euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

buruz iturgaiz jauna zurea da hitza eskerrik asko
legebiltzarburu andrea jaun andreok egun on denoi egun on lehendakari

eusko jaurlaritza eta foru aldundiak prest gaude etengabe zerga neurriak egoera ekonomikoari eta gizarte politikei egokitzeko eta hori egiteko

ziur aski partekatuko duzun irizpide bati soilik gure baliabideekin oreka sozialari eusteko nahikoa aurrekontu izatea hau da
oreka bermatzea jarduera ekonomikoa errazteko eta era berean politika publikoen kalitatea bermatzeko eskerrik asko eskerrik asko

porque señor urkullu sin duda alguna eskerrik asko iturgaiz jauna denbora amaitu da mesedez isiltasuna

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martinez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak lehendakariari egina etaren kasu argitu gabeak direla eta

en su visita a vitoria eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza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

lehendakariari egina yaren inguruko kudeaketari buruz fernández de betoño jauna zurea da hitza

lehendakari pasa den astean jakin genuen azkenean bilboko eta gasteizko ahtaren sarrerak ez direla lurperatuko

azpiegitura horretan kudeaketa ona izaten ari dela uste duzu eskerrik asko fernandez de betoño jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

egokia denik atzerapenak pilatzen dituen obra estrategikoa delako eskerrik asko lehendakari jauna fernandez de betoño jauna zurea da hitza eskerrik asko lehendakari
kazetari batek esan zuen pasa den astean gutxienez obraren atzerapen hauek balio dutela ministroak ezagutzeko eske katxondeo absolutua izaten ari da lehendakari eta zuek

alkateen kexak entzunda baina hori ez da garrantzitsuena garrantzitsuena da zelako zuloa den azpiegitura hau onartu duzue jada sei mila bostehun milioi euro jango dituela eta horietatik bi mila hirurehun izango direla gainkostuak ehuneko berrogeita hamabosteko gainkostua izugarria eta orain puntu garrantzitsuenetan non bidaiariek trena hartu behar duten urteetan agindutakoa ez da beteko duela lau urte broma bat egin zenuen jakin genuenean merkantziak

jundizetik begira esan zenuen espero zenuela inuzentada bat izatea

oso serioa da baina orain broma egin duena ortuzar izan da

bidegorri bat dela esanda eta oraingoan ere ez dauka graziarik sartzen ari garen dirutzagatik eta

doalako ohiko trenaren kaltetan ze esaten duzue lasai diru hori kentzen dugu kupotik bai baina kupoa ordaintzeko estatuak eaen dauzkan beste azpiegiturak ere bai eta saskian sartzen baldin badira trenaren arrautz guztiak zer gertatzen da ba renfe erabateko gainbeheran dagoela eta ikusiko duzue

erabateko gainbeheran dagoela renfe eta zuen aurrekontuan ere proiektu interesgarrietako hutsune nabarmenak daude

zero euro daude datorren urterako eta donostiako loiolako erriberako aldageltokirako

uste dugu oso hutsune handiak direla eta memorian ez dira ezta aipatzen ere aldirietako eskumenen transferentziak

horrelako proiektuak izan beharko lirateke tren politikaren erdigunean egon beharko liratekeenak eta zuek orain ari zarete enkomiendei buruz hitz egiten ia ia irudikatzen enkomienda handiago bat lortuta hobeto

zenuketela azpiegitura hau baina enkomienda daukazuen tokietan oso gaizki egiten ari zarete baita ere

hamar urte daramatzazue hori egiten eta beste hiru falta zaizkizue gutxienez edo aurten presupuestatutako diruaren

exekutatuko duzue zuek zeuek egindako likidazio aurreikuspenaren arabera

kudeaketa negargarria da uste dugu biraketa handi bat eman behar duzuela eta tren politiken erdigunean jarri behar duzuela

eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna lehendakari jauna zurea da hitza

broma askorik egiten dudanik ez dakit egia esan eta saiatuko naiz berriz

azpiegitura hori europarako estrategikotzat jo zuela euskal y iberiar penintsula europarekin lotzeko nodoa da funtsezko azpiegitura da ardatz atlantikoaren garapen sozioekonomikorako fernandez de betoño jauna europako kontuen auzitegiak bi mila hogeiko ekainean egindako azken auditoriaren arabera

horren ondorioz ardatz atlantikoaren bidezko europarekiko konexioa egiteke jarraitzen du

kudeaketa beraz ez da eraginkorra partekatzen ditugun helburuak betetzeko ikuspegitik helburuak hauek dira

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko

kudeaketa integralaren eskualdatzeak gure babes sisteman izan dezakeen
eraginari buruz kortajarena anderea zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta

bizitzeko gutxieneko diru sarreraren kudeaketa integrala adostu dute esango nuke berriz ere espainiako gobernuak eta euzko alderdi jeltzaleak

eskualdaketak izan ditzakeen ondorioen ahalmena handia izanik honako galdera hau egin nahi dizugu zein da zure iritziz eskualdatze horrek gure diru sarrerak bermatzeko

eskuduntza osoa izango den transferituko dena eta horretan

integratuko den eta guk hemen gure babes sistema propioak diseinatzen jarraituko dugun edo kudeaketa integralaz ari garen

espetxe transferentziarekin bezala guk kudeaketa gure esku izango dugun baina politiken definizioa madrilen esku egongo den argi ze integrazioaz hitz egiten entzun zaitut gaur bezala baina entzun zaitut baita ere esaten diru sarrerak bermatzeko errenta ingreso mínimo vitalaren

kezkatzen gaitu kezkatzen jarraitzen gaitu enbroilo honek ze bueno ikusten ari gara momentua

ikusten dugu nola babes laguntzak gora egiten duten baina horietako asko eta asko bai diru sarrerak bermatzeko kasuan eta bai ingreso mínimo vitalaren kasuan ukatuak izaten diren ez hemen aipatu genuen bi mila hogeian egindako eskariaren ehuneko berrogeita bata diru sarrerak bermatzeko errentaren kasuan ukatuak

ez ez beharrik ez zegoelako prozedurak eta sarbiderako baldintzak oso

orduan babesetik kanpo geratzen ari dira herritar asko beharra dutenean eta diru sarrera gutxienekoak bermatuak izateko eskubide

ingreso mínimo vitalaren eskualdaketa eta baita ate joka dugun lege aldaketa sistemaren eraginkortasuna eta helmena handitzeko gehiago eta hobeto babesteko eta eginez gero

atzo bertan hemen aipatzen genuen trantsizio handiak ditugula ate joka oso trantsizio inportanteak eta eraldaketa handiak datozela herri honetara

horietan denetan horiek denak justizia sozialaren parametroetan egin ahal izatea eta horretan garai berrietara egokitutako diru sarrerak bermatzeko

zaizu denbora mendia andrea zurea da hitza

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera gustavo angulo garcía elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina guggenheim museoko garbiketa grebari buruz

mila esker mahaiburu andrea señora mendia egun on guztioi

eskerrik asko angulo jauna

eskerrik asko mendia andrea angulo jauna zurea da hitza mila esker

eskerrik asko mendia andrea gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa

salatzaileak defendatzeko neurriak hartzeari buruz gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna garamendi andrea zurea da hitza

erakundeen integritatearen politikan sakontzea bai kargo publikoena

gobernantza publikoa indartzen duelako eta batez ere eusko jaurlaritzaren eta bere sektore publikoaren seriotasun irudia kudeaketa

balioekin etika eta integritate estandar garbiekin kontuak ematen dituena horiek horrela

publikoongan duten konfiantza sendotzen lagunduz ildo horretan ondo dakizunez zuzentzen dudan sailak aurreikusita dauka legegintzaldi honetan gardentasunari buruzko lege proiektu bat onartzea legegintza egutegian jasota hori izan daiteke eszenatokirik onena gaurkoa bezalako gaiak planteatzeko ordurako noski onena izango litzateke

lege horretan isla eta jarraipena izan lezakeen esparrua eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko gordillo jauna garamendi andrea zurea da hitza

gordillo jauna orain arte azaldu dizudan guztiaz gain

hasten zure interpelazioan iruzurra eta ustelkeria herritarren kezka handienetako bat direla diozun hori ukatzen lehenik eta behin ez da inolaz ere asmoa nire asmoa garrantzia kentzea erabat gaitzesteko modukoak diren eta

nire lehen txandan kongresuko eztabaida aipatu dizut eta espainia eta euskadi errealitate desberdinak dira hori hala da jakina ezin dira eztabaidak

para aportar y enriquecer este trabajo eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea gai zerrendako hamaikagarren puntua

goi mailako interes publikoko proiektuen inposizioari buruz

bai egun on guztioi egun on tapia sailburua

ingurumen administrazioko legea bi mila hogeiko azaroan berriz ere aurkeztu zutela eajk eta psek aurreko legealdian bezala

horren erakusgarri da ondoren ehun autoemendakin baino gehiago jarri dizkiotela haien buruari eta hori gutxi balitz badago emendakin bat

dena aldatzen duena emendakin hori izan da hain zuzen ere eh bilduk lege proiektuaren ponentzia uzteko arrazoia zergatik iruditzen zaigulako aurrekaririk gabeko erasoa ekartzen diola lurralde antolamenduari eta

udalen autonomiari saiatu izan gara emendakin hori aldatzen kentzen baina alferrik eajk inposatu nahi izan du legean

emendakin horren bidez egin nahi dena da

lurralde antolamenduko legea errotik aldatu eta horren ondorioz baita hirigintza ere alegia tapiak daraman ingurumen saila biltzen

zuzentzen duen eta ingurumena biltzen duen sailetik aldatuko da arriolak

lege garrantzitsuenetako bat lurralde antolamenduarena gutxienez zuzenean eta zeharka ere uste dugu lurzoruaren legea ere aldatzen duela beraz arriolaren saileko bi lege garrantzitsuenetakoak etxebizitza legearekin batera

goi mailako interes publikoko proiektuak sortzea oraintxe bertan existitzen ez direnak proiektu horiek jaurlaritzako gobernu kontseiluak izendatuko ditu ingurumena biltzen duen sailaren iradokizunez eta beraz oraintxe bertan tapiaren

izendatuko dira eta horrela izendatutako proiektu guztiak lurralde eta hiri

plan guztiek onartu beharko dituzte haien irizpideen kontrakoak izan arren eta horrek aldatzen du gure ustez mila bederatziehun eta laurogeita hamaretik ezarrita dagoen kontsensu guztia edo plangintzaren eskema guztia aldatzen dituelako ez bakarrik jokoaren arauak baizik eta jokoaren taula bera mila bederatziehun eta laurogeita hamareko lurralde antolamenduko legean ezarri ziren hiru tresna nagusi

eta proiektu hauek gainjarri egingo zaizkie nahiz eta plan horiek proiektu hauen kontra arrazoi batengatik edo bestearengatik aldatu beharko dira proiektu horiek onartzeko edo proiektu horiei leku egiteko

ze proiektu mota izango diren ba printzipioz testuak dio sustapen publikoko azpiegitura handiak izango direla izan daitezke parke eolikoak

zabortegiak eta abar nolabaiteko ingurumen justifikazioa baldin badaukate baina baita ere aipatzen da ekipamendu handiak izan daitezkeela betiere ingurumen justifikazioren bat baldin badaukate izan daiteke

edo bestelako proiektu bat nik uste dut adibidez zehatzago batekin hobeto ikusiko dela eta da

dakizuenez armentia putzua egiten saiatu da urteetan

izan da gasteizko plan orokorra izan da hirigintza gasteizko plan orokorrak eremu hori babestuta zeukan erauzketa proiektuen aurrean eta horrexegatik topo egin du shesak

goi mailako interes publikoko proiektu izendatuko balitz tapiaren iradokizunez gasteizko plan orokorrak irentsi beharko luke proiektu hori

beraz argi dago emendakin hau proiektu hauek ere udal autonomiari gainjarri egingo zaiola eta

ideia nagusietako baten kontra ikuspegi sektorialeko

jarri nahi direlako ikuspegi integraleko plangintzaren gainetik oso gaizki tapia sailburua urratu nahi duzue europatik datozen lurralde antolamenduaren alorrean datozen ideia nagusietako baten kontra

eta iaz aprobatu zen bi mila hogeita hamar lurralde agendara bitarteko plan guztietan eta estrategia guztietan

antolamendu integrala dela zutabeetako bat eta zuek proiektu honekin eztandarazi egiten duzue kontzeptu hori zein da inposizio

erantzungo duzu baina antza sustapen publikoko ingurumen hobekuntza

arazoa da ez dakigula noraino estiratuko den txikle hori bai sustapen publikokoa eta baita ingurumenaren hobekuntzarena ze klaro sustapen publikoarena esaten da leku batean

bi puntura zoaz eta bertan jartzen du kontzesio bidez ere

zabaltzen zaiola ekimen pribatuari eta bestetik ingurumen hobekuntzarena ikusten ari gara zuentzat ia ia edozein gauza justifikatu daitekeela

otero kidearekin izan zenuen eztabaida hemen esan zenuten pandemia aurreko azken aurrekontuen eztabaidan

larrialdi klimatikoaren kontra borroka egiteko aurrekontuetan eta informazio gehiago eskatu zitzaizunean argitu zenuen zeintzuk ziren proiektu horiek abiadura handiko trena

donostiako metro pasante kapritxosoa eta inkluso gogoratzen dut erandion

klimatikoaren kontra borroka egitea eta beraz oso

zer noraino noraino estiratu dezakezuen txiklea justifikatzeko emendakin honetan sortu nahi dituzuen goi mailako interes publikoko

hobekuntza anbientala uste dugu benetan jaurlaritzak baldin badauzka proiektu interesgarriak aurrera atera daitezkeela beste modu batean lurralde plangintzari muzin egin gabe eta udal autonomia zapaldu gabe lurralde plan sektorialak adibidez izan daitezke leku egoki bat egin behar dela parke eoliko bat egin behar dela eguzki parke bat egin dadila

berriztagarrien lurralde plan sektoriala behingoz daramatzazuela

eta bertan aztertu dadila proiektu zehatz horien egokitasuna baino ikuspegi zabalago baten pean lurralde oreka kontuan hartuz lurralde kohesioa kontuan hartuz

goi mailako interes publikoko proiektu hauek eta modu honetan gainera lurralde antolamenduko legea atzeko atetik

aldatu nahi duzue zergatik ez da planteatzen lurralde antolamenduko legearen aldaketa bat eta eztabaidatuko dena lurralde plangintzako batzordean sortutako ponentzia batean ze

akaso lurzoruaren legea ere aldatu beharko da ondorioz beraz uste dugu

egin nahi duzuela egin ezazue egin nahi baduzue egin ezazue baina planteatu lurralde antolamenduko legearen aldaketa egoki bat eskatzen duen bezala

tapia sailburua zergatik inposatu nahi dituzue goi mailako interes publikoko proiektu hauek

eskerrik asko presidente andrea fernandez de betoño jauna legea

garbi gauza bat agian ez zaizu gustatzen baina inposatu ez gehiengoa aplikatu herritarrek eman diguten gehiengoa bide batez gogora dezagun eta legea ponentzia batean ari da aztertzen

atzeko atetik ezkutuan eta jendaurrean jarri gabe

eztabaidan beraz mekanismo guztiak argi eta garbi transparentziaz denek ondo ezagutzen dute euskal gizarte osoarentzat interes eta premia nabarmena duten proiektu batzuk agian pertsona batzuei

batzuei udalerri batzuei eragin zuzena egiten diotela eta auzotarren gustukoak ez direla hori ezagutzen dugu

nahiz eta herritarren eta ordezkari politikoen aldetik proiektu horiek ondo ikusi babestu eta interes soziala aitortu

ezinbesteko proiektuak direla interes publikokoak direla argi dago baina tokira joaten garenean arazoak dauzkagu horregatik ez da harritzekoa nimby hori agertzea behin baino gehiagotan gero eta gehiago kontzeptu hori

asko dira hori sortu zela eta estatu batuetan gainera eta horrek azkenean zer da nire etxe ondoan ez jarri nahiz eta interesekoa izan baina beste baten ondoan ez zait inporta beste leku batean ez dit ardura

orduan non dago auzolana non dago nolabaiteko solidaritatea hori desagertu egiten zaigu nire inguruan dagoenean eta hori

intereseko interes publikoko azpiegitura batek ze arazo izan dituen aurrera atera ahal izateko eta askotan eragile horiek

eta alderdi esango genuke partikularra jartzen dituzte beste guztien gainetik

nolabait aitortu hori publikoki interesgarria dela gero norbere udalera etortzen denean orduan

guztiok hartu beharko genukeela ardura nolabait esatea interes publikokoa baldin bada gure herritarren interesekoak dira nire herri txikikoak eta euskal herriko

satisfaciendo todo tipo de necesidades eta orain otero jauna zure aldamenean dagoela aipatzen zenuen aurrekontuetan hobekuntza anbientalak bezala aurkeztu genituela proiektu batzuk zuri ez zitzaizkizun iruditzen horrela zirela

eta neurri batzuk izango ditugu mitigazioaren alde egiteko eta beste batzuk egokitzapena egiteko eta hor dira obrak azken finean portu batean

edo mendi bat uragatik erortzen baldin bazaigu hura sujetatzeko eta hori ere obra da egokitzapenekoa

klimaren aldaketa eta energiaren trantsizioarekin ari baldin bagara eta

baina egin dezagun denboraz eta momentuan gobernuaren zati izango da eztabaida bat esaten zenuen será

beste batek eramango balu berdin berdin baina gobernu kontseiluak erabakiko du eta gobernu kontseiluak erabakiko du oso ondo aztertuta zer den proiektua nola den eta zertarako den ez da edozer proiektu sartuko horretara eta adostasun eremua ere eraman beharko da eta zentzu horretan gainera kontutan izan baita ere momentu honetan prestatu dugun hondakinak prebenitzeko

adierazten den bezala bertan adierazten den bezala plan sektorial bat martxan jarriko dela eta horrela egingo dugu baina bitartean ezin dugu gelditu ez hori egin arte

eta biharrerako behar ditugu tokiko interes partikularren gainetik ez gara jartzen

kantabria edo errioxa eta baita ere madril andaluzia aragoi galizia gaztela la mantxa

nafarroan balio baldin badu zergatik erkidego autonomoan ez du balio eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko tapia sailburua benetan ez nuen pentsatzen nafarroako psis ekarriko zenituela eztabaida honetara ze hor galtzeko guztiak dauzkazue

iruñetik inposatuta berrehun eta hogeita hamar etxebizitza unifamiliar

abar udal autonomiak esandakoaren kontra eta psis figuraren bidez ere planifikatu zuten gendulain

etxebizitza berriko hiri oso bat iruñetik hamar hamabost kilometrora zegoena beraz hori baldin ba zure defentsa lerroa oso ahula iruditzen zait transparentzia aipatu duzu bai

eudeli pasatzen zaio legearen proiektua txostena eman dezala iritzia eman dezala baina gero hau proiektu hauek emendakin bidez hartzen duzue

lege proiektuaren inguruan emendakinei buruz ez du ezer esan

bere agerraldia eskatu dugu eudeleko presidente bezala hemen bere iritzia eman dezan ze uste dugu hor jokatzen ari zaretela edozein modutan transparentziarekin ezik

gure interpelazioko galdera oso zuzena eta argia izan da zergatik inposatu nahi dituzue zer larritasun dago honetarako aipatzen didazu nimby efektua aizu baina

kontran dauden gizarte mugimenduak ez dira apalduko gure ustez badago lekua egungo

halako proiektuak ere beste modu batean patxadatsuan eta ikuspegi integralagoarekin egiteko ze

dauzkazuela eta badirudi etxeko lanak ondo egin gabe harrapatuak izan zaretela energia berriztagarrien zabalpen eskasagatik zaborren krisiagatik

goazen egitera lurralde plan sektorial bat zaborren arazoa konpontzeko

ez atera proiektu mota hauek erabateko inposizioarekin

lakuatik gainera eh bildutik prest gaude

zaborren inguruan lurralde plan sektorial hori egiteko benetan uste dugu hanka sartzen ari zaretela ezin dela alboratu lurralde antolamendu egokia

ezin dizkiezuela udalei inposatu zuei bakarrik komeni zaizkizuen proiektuak gizartearen zati zabal baten inolako parte hartzerik gabe ez alboratu planifikazio egokia tapia sailburua ez alboratu udalen autonomia eta ez alboratu parte hartzea

proiektu estrategikoez hitz egiteari eta adosteari jarriko dizkizut duela gutxiko azken hilabeteetako hiru adibide maiatzean

egitea adostu genuen zuekin horretarako miñaoko parke teknologikoa zabalduko da zure lehen

goizean ere hitz egin duzu horri buruz hirurogeita hamalau hektarea zabalduko dela hori

ekainean euskal energia ituna bideratzeko ibilbide orri bat adostu dugu zuekin ere bai eta horren ondorioz deskarbonizazio ponentzia bat egiten ari da oso interesgarria segur aski hortik ere proiektu batzuk eretorriko dira eta saiatuko gara gure iritzia ematen eta interesgarriak baldin badira hobekuntza medioanbiental bat benetan ekartzen badute

zalantzagarria iruditzen zait sartuko gara akordioetan

eta hortik imajinatzen dut ere proiektu interesgarriak aterako direla korridore ekologikoekin lotutakoak eta abar beraz honekin erakutsi nahi dizut eh bildu prest dagoela akordioetarako

proiektuak ondo planifikatuta baldin badaude eta udalen autonomia errespetatzen bada baina zuen asmoa baldin bada proiektuak planifikazio integralik egitea
udalei lakuako eserleku batetik inposatzea eta hori da proiektu hauekin egin nahi duzuena sentitzen dut baina aurrean egongo gara eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea fernandez de betoño jauna gauza ez da

ze benetan hemen kamara honetan gehiengo bat dago herritarrek emandakoa eta orduan behin eta berriz esango duzu

benetan ez bazaizu gustatzen baina horrela da inposaketa ez gehiengoa besterik ez beste alde batetik inolaz ere gure intereseko proiektuak interes orokorreko proiektuak eta interes orokorreko proiektuak oso ondo definituta gelditzen dira zer diren

badago garapen legislatibo oso bat erabateko kobertura ematen diona horrelako lege bati horrelako emendakin bati kasu honetan

eta bermeak ematen dituena horrela da horrela da hori garapen hau ematen duena horrela egin behar da zergatik momentu batean

halako azpiegitura batzuk egin beharrekoak direnak eta interes orokorrekoak direnak

noski eta horretarako erabaki beharko du gobernu kontseiluak baina aipatzen zenuen

baina orduan kontraesanez beteta zaude ze benetan horrelako txarra baldin bada zer egiten duzu gobernua babesten

benetan ez dut ulertzen lurralde plan sektoriala hondakinak aztertzeko prest zaudetela pozten naiz elkarrekin egongo gara lantzen baina hori landu bitartean dakizun bezala plan territorial sektorial batek denbora behar du

ze hori da zuen teoria alde batetik presa sartzen diguzue ze ikaragarrizko larrialdi klimatikoan gaude eta ekimenak behar dira baina ekimenak martxan jartzen ditugunean ez gelditu egin behar dugu eta pentsatu egin behar dugu

bi mila hogeita hamarean baldin badaukagu benetan hor muga bat

eta landu dezagun baita ere plan territoriala bai egia da baina dena baldin bada ez ez hau oraindik ez hau pentsatu egin behar dugu baina gero etorri eta kaña eman ze ez zarete ezer egiten ari

iritzia eman eta eztabaidatu noski eta legearen ponentzia zertarako dago bada iritzia eman eta lan egiteko uste dut

pertsonak adituak guztiak ekarri daitezke pentsatzen dut ekarriko zenituztela beraz eztabaidatzeko denbora egon da gardentasun osoz ez zaizue gustatu sartu dugun emendakina eta joan egin zarete bueno ba oso ondo zuen hautua da perfekto baina zuen hautua da e guk ez zaituztegu

mitigazioa eta adaptazioa ez dira nire teoriak e barkatu irakurri pixka bat e irakurri pixka bat eta bestela aldamenean daukazunak esplikatuko dizu berak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

diskurtsoari buruz casanova jauna zurea da hitza egun on guztioi egun on sailburu andrea
jaurlaritzak uste du patronalak egindako hainbat adierazpen erabaki eta jarduera okerrek kalte egiten diotela

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea casanova jauna badira ez adierazpenak
ekimenak alde batetik eta bestetik gure herria jartzen dutena periodikoetan eta medio desberdinetan eta kalterako baldin bada eztabaida dagoelako eta eztabaida oso oso konstruktiboa guztiak dira txarrak alde batetik ematen direnak eta beste alde batetik ematen direnak guztiak izaten dira txarrak

zerbait oso konstruktiboa ez denean eskerrik asko tapia andrea casanova jauna

zuek ez duzue inoiz esaten eta argi eta garbi horrek erakusten du zuek

zaudetela nik uste dut herri honen gehiengo batentzat eta gehiengo horretan

jende gehiena ere tubacexen grebaren aurrean harrotasuna eta miresmena sentitzen duela langile hauek lezio bat eman digutelako

beraien eta denon eskubideak soldatak eta enpleguak creo

askotan ekarri duzu gainera legebiltzar honetara eta gaur ere aipatu dituzu enpresa oso ezagunak direnak

baina krisialdi honetan egon dira baita ere enpresa txiki asko langileak dituztenak baita ere eta inoiz ez dizut hitz bat ere entzun hitz bat ere entzun enpresa horiei buruz inoiz ez beti handiak ekartzen dituzu zarata asko sortzen dutenak prentsan daudenak baina kasu honetan

baina baita ere beste txiki horiekin ezezagunak direnak eta baita ere langileak dituztenak agian

beste handietan bezala eta horiek ere defendatu behar dira eta asko harritzen nau benetan esaten duzunean berdintasuna eta eskubideak eta abar

txiki horien eskubideen defentsa non dago

gure kasuan jarraituko dugu handiak txikiak langileak eta zuzendaritza guztien artean adostasun bat lortzeko eta herri hau aurrera eramateko

bi mila hogeita biko aurrekontuen lege proiektuan aurreikusten den gizarte gastuari buruz

sailburu jauna ideia bera behin eta berriro errepika daiteke baina errepikatze hutsak ez du

behin eta berriro esan dezakezue hauek historiako aurrekonturik sozialenak direla baina hori partidetan eurotan islatzen ez bada urrun dago egia izatetik señalaba usted

gastuaren ehuneko hirurogeita hamazazpi osasunari

azpiazu jauna zurea da hitza legebiltzarreko presidente andrea

gonzález andrea egun on euskadiko bi mila hogeita biko aurrekontu proiektua onartu ondoren eman ditugun datuez ari zara zu galdera egiten zehazki gizarte politika bermatzeko eta hobetzeko dugun konpromisoari buruz galdetu duzu gizarte gastura

ehunekoari buruzko datuei buruz eta horrez gain

eskerrik asko azpiazu jauna gonzález andrea zurea da hitza eskerrik asko
azpiazu jauna pero hay cifras que no cuadran baina kopuru batzuk ez datoz bat esaten denarekin

osasuna eta hezkuntza aipatzen badira funtsezkoak biak ere baina ez dira aipatzen gizarte politikak eta horiek dira gizarte babesaren funtsezko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

komunikazio instituzional publizitate eta harreman publikoetarako

jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko gil jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza bai legebiltzarreko presidente andrea sailburuok

realizada de agradecimiento a la comunidad educativa kontratuei buruzko araudiaren arabera publizitatearen arloko kontratazioa arautzen duten printzipio orokorrez gain

bat komunikazioaren beraren helburuak helarazi nahi den mezu mota mezuaren xede publikoa eta herritarrei ematen dien bi hedabideen sartze eta audientzia maila eskaintzen dituzten euskarriak lurralde esparrua

hiru irizpide ekonomikoak aurrekontu zuzkidurari hedabideek eskaintzen dituzten tarifei eta mezuak zabaltzeko baldintzei lotutakoak lau

erabilera eta preskripzio sozialerako ahalmenari eduki motari komunikazio taldeek eskaintzen dituzten bitartekoen mixari espezializazioari

muriel larrea laso euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak osasuneko

buruz laso andrea larrea andrea zurea da hitza buenos días gracias presidenta

eskerrik asko larrea andrea sagardui andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea larrea andrea zurea da hitza gracias señora consejera por su respuesta pero

hamazazpigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina eusko jaurlaritzak kubako diktadura castristari mesede egiten dioten dirulaguntzei buruz

herrien arteko elkartasunerako apustua eginez laburbilduz elkartasuna eta gizarte eraldaketa hori guztia mundu

proiektu horiei eman ohi zaien babesak ez du orain arte eztabaida berezirik sortu ez euskal gizartean

ahalduntzea nekazaritza eta abeltzaintza ekoizpena hobetzea azken batean genero ikuspegia duten gizartea

hori guztia oso urrun dago zuk aipatzen duzun diktadura erregimenaren gorespenetik eusko jaurlaritzaren laguntza batek ere

finantzatzen ez zuzenean ez zeharka dirulaguntza horietako bat ere ez da erabiltzen europa espainiako estatua eta

txikitzeko guztiz kontrakoa bere dirulaguntzetako bat ere ez da europara estatu espainiarrera eta haren erakundeetara minar gisa zuzentzen guztiz kontrakoa

eskerrik asko artolazabal andrea barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako hamazortzigarren puntua interpelazioa oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina

ebaluazio kualitatibo bat egiteari buruz etxebarrieta andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi lege baten inguruan hitz egiten zenuen beste prozesu bat ere

mahai gainera bi mila hogeita bat honetan lege erreforma sakon eta landu baten aurrean

mahai gainean dugulako berdintasun legeaz ari gara eta kasu honetan berdintasun lege honek ekarri beharko lukeen eta lantzen ari garen indarkeria matxistaren inguruko atalaren gaineko ikuspegi hori zabaltzeaz eta egun daukagun egoeraz hitz egin nahiko genuke

zurekin artolazabal sailburua hain zuzen argi daukagu prozesu bat daukagula martxan eta horri

eskaini behar zaiola baina argi daukagu hortik ere lan batzuk eratorriko zaizkigula legearen definizioa zein puntutaraino eramaten dugun aurreikusi ezin badezakegu ere badakigu

martxan jartzeko eta tartean indarkeria matxistazko baliabideez hitz egin nahi genuen zurekin hori ere askotan atera den kontu bat delako lege honen baitan

ebaluazio egiten ditu gobernu honek emakunderen bidez badago adibidez bi mila bederatzian urgentziazko artatze baliabideen gaineko ikerketa bat bi mila hamarean gizarte zerbitzuek

zuten ebaluatu zen eta gerora etorri dira bestelako batzuk covid garaian ere

atera zen non indarkeria matxistari aurre egiteko baliabide ezberdinen sarbideak mahaigaineratzen ziren

edo baliabide eta zerbitzuen zerrenda bat egiten zen informazioa eskura egon zedin eta urteroko ikerlan bat

eusko jaurlaritzatik foru aldunditik eta udaletatik nolako erantzuna biktimei nolako erantzuna ematen ari zaien aztertzeko eta hor tendentziak eta argiak ditugu ez eta behin baino gehiagotan konpartitu ditugu kasuek gora egiten dute eta besteak beste adibidez

igoera nabarmentzen zen bi mila hemeretziko azken txostenean eta baliabide guzti hauetaz hitz egiten ari garela bueno ba guretzako garrantzitsua da ikustea ere bai

baliabide hauen gaineko erabiltzaileen inguruan eta kasu honetan espainiako

bertan agertzen den datu bat uste dut azpimarragarria delako ezkondutako edo amankomunean etxea erositako emakumeen kasuan bikote heterosexualen kasuan ematen da zailtasun handiena

gure ustetan baliabide horiek egoera hauei aurre egiteko beldurren artean etxebizitza bat ez edukitzeak

zer egin ez jakiteak zailtasunak sortzen dituela salaketa jartzeko garaian

alde batetik informazioa mahaigaineratzea eta jendeak kasu honetan

zeri heldu ahal dioten jakitea baina beste alde batetik ere bai

ze artapen mota izango duten jakitea zer garrantzitsua den ez eta datuak beldurra emateko modukoak dira azken asteetan

hiru emakumetik batek hamalau hamazazpi urte bitartean indarkeria matxista pairatu du badaukagu justu aste honetan alde batetik

indarkeria matxista kasu baten aurrean elkarrekin aurre egin zioten emakume batzuen erantzuna daukagu baina beste alde hurrengo egunean

gaude momentu hauetan eta azken datuei ere erreparatuz euskal autonomia erkidegoan irailera arte aurtengo urtean

jaso ditu gobernu honek hainbat daturi helduz beraz badakigu ikusgarritasunak gora egiten duenean

babes sentsazio horrek salaketa horiek aurrera egiteko eta baliabideak indartzen ditugunean

gora egiten duela eta horregatik uste dugu momentu konkretu honetan eta erronka handi bat eskuartean dugula indarkeria matxistaren inguruko irakurketa zabaltzen ari garen honetan eta beraz biktimen

hauei erantzuteko eta mahaigaineratzeko baliabideen gainean analisiak egitea dagokigu nola funtzionatzen ari diren eta bereziki gure ustetan erabiltzaileek emakumeek beraiek nolako analisia egiten duten baliabide hau ez nahikoak diren ez hauetara heltzerakoan nolako laguntza babesa sentitu duten

tendentzia ez salaketa gora egiten ari diren neurrian langileek nola bizi dute hau eta orduan

jakin behar dugula non gauden zerekin kontatzen dugun eta datorrenari aurre egiteko zertan

zentzu honetan galdetu nahi genizuen gaur ze

aurreikusten duzunez euskal autonomia erkidegoan dauden baliabide hauen sarea eraginkortasun

eta bereziki aurrean daukagun indarkeria matxistaren berrantolaketa edo berrirakurketa honen aurrean dagoeneko

eta honekin ez dugu esan nahi gizarte zerbitzuetatik eta profesionalen aldetik

ez honi aurre egiteko argi daukagu hori eta eta mahaigaineratu nahi dugu ere guzti hauen lana baina nola egingo dugun zein asmo duen gobernu honek eskerrik asko

eskerrik asko etxebarrieta andrea artolazabal andrea zurea da hitza

baina gure ahalegina etengabea da denboran indarkeriaren jatorrian jarduten saiatzen gara desberdintasunean jarduten

urrats asko eman ditugu hala ere erronka gehiago ditugu ere be etengabeko

une erabakigarria da berdintasuna indartzeko eta emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzeko espero dut zuek lehenbailehen onartuko duzuela berdintasunerako legearen aldaketa

ez gara pozik egongo emakumeak hiltzen dituzten bitartean baina bidezkoa da orain arte egindako ahalegina eta lege esparru berriak

erantzunengatik esan duzun esaldi batekin geratzen naiz

emakumeak erailtzen dituzten bitartean ezer ez da nahikoa izango eta uste dut konpromiso eta kezka sakon horretatik ekitea

ondo azaltzen zenuen bezala prebentziorako badago lanketa oso bat guk gaurkoan

zerrendatu dituzu egun dauden hainbat eta hainbat zerbitzu berriak etorri beharko dira batzuk dauden moduan mantendu eta agian beste batzuk moldatu eta zure hasierako esaldi horri

emakumeak erailtzen dituzten bitartean baina zentzu horretan goazen hauek are hobeagoak are

eraginkorragoak bilakatzen hobetzeko

ikerketa hori egitea garrantzitsua da eta jakin badakigu ez ildo oso bat egon dela hor baina bai uste dugu azken urteetan egindako ikerketetatik ikaspen asko atera ditzakegula baina badaudela besteak beste

horretan saiatzen ari garen heinean akonpainatutako eta bidea egiten ari diren emakume horien ahotsa adibidez jasotzea interesgarria izan daitekeela esaten genuen

horretan baliabideak gora egiten duten neurrian baliabide hauek are erabilgarriagoak egiten ditugun neurrian askatasun

bizi ahalko direlako euskal herrian gutxienez emakumeak eta une erabakigarria dela ez dugu zalantzarik zentzu horretan hortik zihoan gure interpelazioaren arrazoia une erabakigarri horren aurrean

bata da konpromisoa hausnarketa konpartituak eta parte hartze konprometitu horren baitan ere bai

prestutasuna eta aurrera egiteko

nengoen eta kide batek esaten zuen gauza oso polit bat

dela askotan ere gure helburua argi daukagula nora goazen baina bidea ere garrantzitsua dela bide hori nola egiten ari garen ere oso garrantzitsua dela eta

baina aterako dugu bertatik beste urrats bat ematen jarraitzeko eta hain zuzen esaten zenuen bezala egiten dugun guztia ez da nahikoa izango

guk gure indar guztiak jarriko ditugu horretan eta hor uste dugu garrantzitsua dela jakitea zein lurretan ibiltzen ari garen eta bidea egiten ari garen kasu honetan emakume

beraiek nondik uste duten jo behar dugula erronka handia delako eta horrekin amaitzen zenuen eta bat egiten dugu herritar

amesten dugu non indarkeria pairatzen duten emakumerik ez den egongo erronka izugarria da aurrean duguna baina uste dut konpromisoa ere argia dugula eta zentzu honetan elkarrekin

indarra jarri nahi dugun bide hori begiratuz aurrera egiten jarraitu beharko dugula beldurrik gabe hanka sartzeari zeren bideak

hanka sartzea batzuetan baina aurrera egitea eta aurrera egitea helburu horretan

eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea artolazabal andrea zurea da hitza